egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko eusko legebiltzarraren ordezkari aritzeko ordezko kideak izendatzea eztabaida eta behin betiko ebazpena eusko legebiltzarreko erregelamenduaren

talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du

erregelamenduko laurogeita hamasei puntu hirub artikuluak dionari jarraituz

hala ere beste aurrekari batzuk ikusirik eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea

oso ondo orduan adierazpen hori eman ondoren bozkatu gabe erabakiko dugu beraz amaia arregi romarate andrea juanjo agirrezabala mantxola jauna patxi elola azpeitia jauna eta cristina ruiz

institutuaren zuzendaritza kontseiluko ordezko kideak izendatzen ditugu bi horiek zuk aipatu dituzun bi horiek boto bat gehiago edukirik gai zerrendako bigarren puntua

taldearen txanda garrido anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

legebiltzarkideok alderdi popularrak proposamen

mesedez isiltasuna eskerrik asko presidente
anderea egun on berriro esaten nuen bezala alderdi popularrak

eusko jaurlaritzak bete ditzala aurreko akordioaren hamabian aho batez adostutako

betearazteko akordio honek honako hau adierazten du eusko jaurlaritzari eskatu genion plan berezi bat araban sustatzera egoera larria edo ahul batean dauden hainbat lurraldetarako

arabako lurralde historikoa indartu programatik kanpo geratu izan

económico y competitividad programa honen helburua esan dezakegu horrela inbertsio produktiboa sustatzea zela enplegua lortzeko

debate en esta cámara uste dugu arabarekin dagoen bazterkeria diskriminazioa zuzendu behar dela eta oraingoz bazterkeria diskriminazio hori ez dugu zuzendu eta horrexegatik mozio hau aurkeztu dugu

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak erretiratu duenez bere emendakina zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuko gara eh bildutik lópez de munain

saiatu naiz baina ez diot eztabaida honi helburu argirik ikusten jatorrizko proposamena eta mozio honen oinarrian dagoen interpelazioa ikusita

hori izan daiteke aukera bat eta beste aukera da arabako jendartean nahasteko nahia egotea proposamenaren atzean arabarrak bigarren mailako herritarrak sentiarazteko azken helburu izanda aukera hori ez litzateke hain arraroa izango ekimena nork proposatzen duen ikusita

claras lo cual no es poco ez da lehenengo aldia ganbara honetan ekimen bat galtzeko aurkezten dena

aurretik gai konkretu batean dagoen adostasuna apurtzeko aurkezten dena horrela gai zehatz bat talde baten interesen

guztian dagoen arazo baten adar bat baino ez da alegia arazoa lurralde osoan daukagu

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

sor dezala programa berezi bat egoera ahuleko arabako eremuetan enplegua sortzea babesteko arabako foru aldundiarekin elkarlanean bereziki lotuta

horregatik lan eta lan elkarrekin instituzio guztiak popular taldetik izan ezik

horrexegatik lan eta lan elkarrekin instituzio guztiak popular taldetik izan ezik en definitiva

horrexegatik lan eta lan elkarrekin instituzio guztiak popular taldetik izan ezik eskerrik asko
eskerrik asko carro jauna erantzuteko garrido andrea zurea da hitza

mistoa eh bildutik lópez de munain jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

euskal talde popularrak eta mistoa upydk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamaika bai berrogeita bi

aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bi bai hogeita hamaika ez bat

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lan prekaritate orokorrari aurre egiteko hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda arrondo andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

martxoaren lauko osoko bilkuran lehendakaria interpelatu genuen

sailburuak erantzun zigun lan prekaritate orokorrari aurre egiteko hartu beharreko neurriei buruz jasotako erantzuna ez zen izan espero genuena

zeharo ez nahikoak direla eta egoerak beste erabaki batzuk eskatzen dituela ikusita mozioa aurkeztu genuen aurkeztu dugu egoera ekonomikoa hobetzen ari dela behin eta berriz esaten den bitartean prekarietatea eta enplegua

eta ez da harritzekoa ia egunero esnatzen gara enpresa itxieraren batekin ere batekin

zaienen salaketarekin eh bilduk horri erantzun nahi dio gaurkoan proposamen zehatz honekin eta

egoera larria da eta uste dut denok jabetzen garela horretaz langabezi kopurua oso altua jarraitzen du izaten

kide asko daude familia asko daude kide guztiak langabezian daudenak

oso handia da ehuneko berrogeita hamara inguruan berrogei ingurukoa eta langabetu asko daude langabezi saria kobratzen ez dutenak ere bai

lana dutenen artean egoera ez da askoz hobea prekarietatea gero eta handiagoa da behin behinekotasuna ehun eta hogeita bostekoa da europan ordean hamar puntu txikiagoa da

azken hilabeteotan eginiko kontratuetan

eta ia erdia hilabetera ez da iristen prekaritatea are handiagoa da emakumeen kasuan eta hori argi ikusten da sektore publikoan ere bai emakumeen ehuneko hogeita hamabostak

murriztu ordez gizon eta emakumeen arteko arrakala handitzen ari da bi mila zortzitik hiru puntukoa da horren igoera

dugun egoera eta eh bilduk interpelazioan esan genuen bezala argi du botere publikoek jaurlaritza kasu honetan badutela zer egin hori guztia konpontzeko edo gutxienez

politika publikoek berebiziko garrantzia dute berebiziko garrantzia dute lan prekaritateari eta enpleguari erantzun egokia emateko baina hori egin beharrean gobernuak jaurlaritzak

prekaritatea areagotu du arazoa konpondu ordez larriagotu egin du jende asko eta asko

pairatzen ari den egoera egoera latza gainera neurri batean behintzat

ondorioa da legealdi osoa alferrik galdu dugu

hartzeari uko egin diolako jaurlaritzak politika ekonomiko eskuindarra garatu du eskuindarra zerga politikan aurrekontu politikan eta industria politikan eh bilduk behin eta berriz esan du urte hauetan guztietan

arazoa direla murrizketak eta prekaritatea are handiagoak izatea dakartelako behin eta berriz eskatu diogu urkullu jaunari austeritatearen irizpideak alde batera uzteko eta herri honek duen ahalmena baliatzeko

eta berak behin eta berriz esan digu ezetz lehena defizit muga

eta zorra ordaintzea dela urkullu jauna lehendakari jauna austeritatearen txapelduna izan da kargua hartu zuenetik horregatik interpelazioan esan nuen bezala harritu gaitu azken aldian egin dituen adierazpen batzuk austeritatearen kontra

eta defizit muga malgutzearen alde edonola ere pozgarria da konturatu izana ikusi duelako eh bilduren izenean urte hauetan guztietan aldarrikatu duguna bazuela zentzua bazuela bere zentzua eta austeritatea txarra dela konturatu izanak aukera batzuk eman ditzakeelakoan mozioa aurkeztu dugu proposamen zehatz batekin proposamena politika horien kontrako hitzak

sortzea proposatzen dugu prekaritateari eta aurre egiteko eta enplegu duina sustatzeko sortzeko lehen esan bezala

norabide onean eragiteko ahalmen handia duelako eta guk hori nahi dugu jaurlaritzak bete ahalmen osoa erabiltzea

kontratazio publikoan prekaritatea desagerrarazteko denok dakigu zein den egoera ez dut errepikatuko milaka langile

sektore kontratazio publikoetan diru horrek

emakumeen prekarizazioari aurre egiteko neurriak finkatzea

parekatzearen bidetik eta funtsaren hirugarren helburu nagusia gazteen egoerari aurre egitea izango zen gazteek beraiek planteatu dituzte bideak eta egin dituzte proposamenak

aurkeztutako proposamenak denok ezagutzen ditugu adibidez

prekarioak direnak kentzeko proposatzen dute kalitatezko enplegua sortze aldera

jubilazioaren bidez sortzen diren lanpostuak egoki betetzeko edota euren laneratzea

aurretik aukeratutako sektore estrategikoetan eragitea adibide batzuk dira gehiago daude egin beharreko gazte politiken edukiak osatzen dituztenak hain zuzen ere lau urte hauetan guk behintzat jaurlaritzatik ikusi ez ditugunak eta jakina hemen zaudetenak eta jaurlaritzak seguru eta alderdia eaj esango nondik aterako dugun dirua nondik aterako ditugun

lehenik eta behin esan behar dugu gai honek prekaritatearen kontrako borrokak eta enpleguak lehentasun osoa izan behar duela aurrekontuetan

inkesta guztietan azkenaldian agertzen da hau dela pertsonentzat gure araba bizkaia eta gipuzkoako jendartearentzat lehentasuna duen

beraz horregatik diogu lehentasuna izan behar duela aurrekontuetan eta

ez du ez da burugabekeria inondik inora gure ikuspuntutik bostehun milioi horretara bideratzea eta bigarrenik

bada ordua austeritatea bazter uzteko eta defizit muga eta zorpetze maila malgutzeko egin dezagun

defizit muga ez da naturaren legea autu politikoa da hau da troikak ezarritako defizit muga hori betetzea ala ez

eta eh bilduren ustez une honetan askoz garrantzitsuagoa da askoz urgenteagoa da

hori garrantzitsuagoa da banka handiari zorra ordaintzea baino kontuan hartu behar da gainera gure defizit muga estua dela eta inposatzen zaigula estatu espainolaren egoera ekonomikoaren arabera

hau da araba bizkaia eta gipuzkoako errealitatea kontuan hartuz gero hemen zorpetze gaitasun izango genuke egonkortasun presupuestarioa arriskuan ipini gabe inondik inora aukera beraz egon badago

behar da horretarako esaten dena egitea behar da eta horregatik guk proposamen hau egin dugu

baino pausu batzuk behintzat hasteko ematen egia da

eajk aurkeztu zuen soilik zuzenketa ondoren erretiratu egin zuen egia da zuzenketan nolabait

gaur egun jaurlaritzak egiten duen bidearen bidearekin jarraitzea ez zegoela hor beste proposamen berririk eta beste talde parlamentario guztiak ez dute zuzenketarik aurkeztu

zuzenketa ez sartzearen arrazoia proposamenarekin ados zaudetelako izatea azken batean gauza hauen alde talde batzuen aldetik behintzat behin eta gehiagotan aldeko diskurtsoak gaur bertan aurreko puntuan ere bai hala ere ezin jakin zein den talde bakoitzaren jarrera eta iritzia hurrengo txandarako bigarren txandarako utziko dut

iritzia ezagutu ondoren ba aukera hitz egiteko horretaz

zuzenketarik aurkeztu ez denez mistoa ez dago euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea

gracias señora presidenta egun on guztioi

se hayan instado a incumplirlas nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos anderea euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi lan prekarietateari aurre egiteko hartu beharrezko neurrien inguruko mozio dugu eztabaidagarri

interpelazioa egin zuenean hau esan zuen hitzez hitz herritarren euskal jendartearen kezka nagusia enplegua eta lan prekarietatea dira

eta egia da langabeziak jarraitzen duela izaten pertsonen kezkarik nagusiena azken hilabete eta urteetan bezala lan prekarietatea

ez da kezka gisa lehenengo postuetan agertzen hori zure interpretazioa da arrondo andrea honek ez du esan nahi euzko abertzaleak taldea

ez gaudenik gaiaz arduratuta eta okupatuta gaude toña sailburuak esan zizun bezala kalitatezko enplegua sortzeko lehenik enplegua sortzen hastea ezinbestekoa dela onartuko duzu

apurka apurka dugun egoerari buelta ematen datuek

urtean langabezi tasa ehuneko hamalau koma hirurogeita hamaseikoa izan zen

urtean ehuneko hamasei koma hogeita hamaikakoa bi mila hamairuan ehuneko hamasei koma berrogeita hamazazpikoa oraindik lar ados zurekin

arrondo andrea euskal erkidegoaren esku lan araudiaren exekuzioa gelditzen delarik esan dugu behin eta berriz ez gaudela ados ppk

el día de la interpelación bilduk lehendakariaren hitzak goraipatu egin zituen eta ongietorria eman zion urkullu jaunari eh bilduk defendatzen duena

bilbon ospatutako foroan europako agintariei austeritate neurriek ito egiten gaituztela leporatu zien beraz ongietorria zuei bildukoei eman beharko dizuegu eaj pnvk defendatzen duenarekin bat egiteagatik hori bai arauak arau diren heinean bete beharrekoak dira gehiago edo gutxiago gustatu arren ez da borondate asunto bat ondo

arauekiko intsumisioa ez datorrela bat gurekin horretan ez gaituzue bidelagun izango agintzen zaudetenean ez diozue intsumisiorik egiten indarrean dagoen araudiari ez dugu zuen ekimena babestuko egia esan

berria eskatzea gobernuari zurok askotan leporatzen diozuenok eusko jaurlaritzari denbora lar

sarri eskatzen diozuenok hitzetatik ekintzetara pasatu beharra eta orain plan bat eskatu en innumerables ocasiones hemos dicho que

gure ustez beraz jaurlaritzaren neurriak eraginkorrak izan dira enplegua sortu egin da gutxi astiro baina badoa

aurrekontu gehigarria eskatzen duzue plangintza honetarako eta bai nondik proposatzen duzuen lortzea diru kopurua cómo proponen repartirlo

kalitatezko enplegua bultzatu behar dugula baina demagogia

alde batera utzita mila esker eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandara pasatuz arrondo andrea zurea da hitza

onartzen du arazoa dagoela ulertu nahi izan diot gurea demagogia dela guk proposamen zehatza egiten ari gara

batzuk oso zehatzak proposatzen ari gara eta demagogia da kezka adieraztea eta gero

madrildik egiten dituen politikak egitea lan erreforma lan erreformak esango dut nik ere bai prekaritatea eta enplegu duina eza

zalantzarik gabe beraz ez dakit demagogia deitu

egiten ari direla argi dugu bestalde alderdi sozialistari itxaso jaunari

edo pentsatzen dut kantitatea ez dela arazoa izango aipatu aipatu duzu ere neurri batzuk proposatuko dituzuela diozue

proposatu behar zenituzten edo madrilen argi geratu zait bukaeran madrilerako begira ari zinetela

nola da posible ez dago hemen mendia andrea baina nola da posible mendia andreak behin eta berak esatea egun hauetan

eajri arregi andrea

oso ondo iruditzen zait izugarrizko errepasoa egitea plan guztien inguruan aurrekoan ere horretaz hitz egin genuen baina zerbait esan behar dugu plan horiek ekarri dutena azken batean gaur egungo egoeran egotea enplegua

ezin dugu esan bakarrik lan erreformaren errua dela lan erreforma badakigu zer eragina izaten ari den baina guk zer egin dezakegu hemen zeren zuk jarraitu dezakezu planak eta planak aipatzen

diskurtso horrekin gaur goizean joango bazina zumarragara arcelorreko langileengana ba uste dut askorako ez lukeela balioko

irtenbiderik behintzat beraz nahikoa da planak eta planak egiten ari zaretena goraipatzea denok dakigunean emaitzak benetan kaxkarrak direla

eta posible da eta aukerak daude begira zuk aipatu duzu sektore pribatua nik ipiniko dizut beste bat zuzenean jaurlaritzaren menpe dagoen sektorean

zer gertatzen da hezkuntzan zer gertatzen da osakidetzan egondako enplegu suntsiketarekin zer gertatu da kontratazio publikoetan klausula sozialekin

gauza asko egiten ez direnak bakoitzak bere ardurak bai bakoitzak bere ardurak jaurlaritzak defizit muga esango dut aipatuko dut ezin da ezer mugitu beste batzuk esaten digute begira

defizit muga gaude lehenengo egunean atera zen déficit por comunidades

guk bi mila hamabostean zero koma hogeita zazpi puntu azpian gaude barne produktu gordinetik beste komunitate guztiak

goitik daude nabarmen bakarrik bataz bestekoa eginda iritsiko bagina zorpetze mailan

beraz aukera dago eta horregatik esaten dugu urkullu jauna izan dela politika hauen austeritate politika hauen txapelduna eta bitartean zer egiten ari da eusko jaurlaritzak propaganda toña jauna eta hau da propaganda gaur

ez du hobetzen eta gaur ez duzue onartuko proposamen xume hau beste batzuk ekarriko ditugu

arazo larria dela eta beste norabide batean ipini behar direla politika publikoak

euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

llanos andrea euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

andrea berriz ere beitu eh bilduri

onartuko arrondo andrea esatea eusko jaurlaritzak prekarietatea areagotu

ez delako egia eta hartu dituen neurriak ez direla batere eraginkorrak ez da egia

egia ez den gauza bat ez da egia sekula bihurtuko esan dizut eta datuak hor daude langabezi tasa bi mila hamairuan ehuneko hamasei koma berrogeita hamazazpikoa da eta gaur egun ehuneko

urtearen azkenean beraz apurka bada hobeagotzen badoa egoera astiro eta guztioi gustatuko litzaigukeena baino askoz astiroago baina badoa gero

troikak esandako defizit muga betetzea edo ez boluntarioa dela zuk esaten duzulako hori ez da egia ez da batere egia eta jakin badakizu hori demagogia hutsa da hori esatea eta hemen botatzea horrela bestetik esan duzu defizit muga estua dugula espainiagatik espainia askoz ere txarrago dagoelako eta hemen

noizean behin gauza positiboak onartzea ere bai eusko jaurlaritzari ez didazu erantzun galderei nondik aterako duzuen dirua zergatik kopuru hori zergatik bostehun milioi eta ez mila edo bost mila eta nondik irtengo den dirua

behin ere ez aipatu eta

bat gatozela lan baldintzak hobetu behar direla eta prekarietatearekin bukatu behar dugula horrekin ados gaude baina demagogia eta arduragabekeria alde batera utzita neurri benetan eraginkorrak planteatuz

arrondo aldasoro andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamairu ez ez da onartu jatorrizko testua gai zerrendako laugarren puntua mozioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua bederatziehun eta berrogeita hamalau barra bi mila hamabost dekretua

eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

egun on denoi lehendakari jauna legebiltzarkideok sailburuok egun on denoi

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

eta osasun arloa ere ez da salbu geratu ez bakarrik eskuduntzei

herritarron osasun eskubidea unibertsaltasuna eta ekitatearen aurkako

gabeko gerra deklaratua izan da madrileko gobernuaren aldetik eta horren aurrean zer ikusi dugu ba horren aurrean ikusi dugu jaurlaritza ahul bat jaurlaritza ahul bat ikusi dugu madrilen aurrean belaunikatua ausardia gutxirekin eta beldurrez

legebiltzar honetan ba gure eskuduntzak defendatzeko herritarren

defendatzeko gehiengo oso bat duenean hemen berrogeita zortzi eskainuko gehiengo oso bat daukagu gure herritarrei erantzun bat emateko eta gure herritarren eskubideak eta konpetentziak defendatzeko eta zer gertatzen da

lauan eztabaidatu genuen eta argi dago arazoa daukagula arazo bat daukagu eta soluzio bat eman behar

ondo dago talde bakoitzak izan ditzakeen jarrerak argitzea ondo dago eta komenigarria da baina ariketa interesgarri horretaz aparte

irtenbide bat konponbide bat jartzea aurrean daukagun

ditugu matizak egon daitezke planteamendu diferenteak egon daitezke baina pentsatzen dut hor guztion artean minimoetako akordio batera iritsi beharko ginatekeela gure osasun profesionalei emateko juridikoki babesteko eta bere egunerokotasunean egin behar dutena behar den bezala egiteko eta horregatik gure lehentasuna da madrilek sortu digun eta eajren gobernua aurre egiteko

horri gai izan ez den arazo horri erantzun bat eta konponbide bat bilatzea hau da madrilek arazoa sortzen digu baina jaurlaritza

gai momentuz behintzat ez du erakutsi eta hemen asuntoa da epe labur batean konponbide bat bilatu behar dugula guztion artean eta hor guztiok inplikatu

ez daudela pozik gobernuarekin zerbaitengatik izango da ez dut uste hemen jendea ez dela pozik jartzen horregatik medikuak medikuak ez dakit pozik dauden eta guk zerbait garbi baldin badaukagu ezin duguna egin da gure osasun sisteman

kolektiboen artean talkak sortu arazoak sortu zer ari gara bilatzen zer dago jasota osasun planean eta osasun sailaren ildo estrategikoetan

bultzatu behar ditugula profesionalak ahaldundu behar ditugula ahalik eta

gure herritarren osasun eskubideak bermatzeko horregatik konponbide bat bilatu behar dugu eta seguru aski inor ez garela gustura geratuko baina urratsak eman behar ditugu eta ahalik eta azkarren zeren hau luzaroan

dugu luzatzen utzi zeren bestela beste ondorio batzuk izan ditzakeelako

liratekeenak bata talde lana babestu eta bultzatzea

indartzea eaen orain arte

funtzionamendua praxi klinikoa babestea defendatzea

gehitu gabe erizainek izan behar duten funtzioa aitortza eta jarduna

eta defendatuz bai txertoen kanpainan egutegietan zauriak sendatzerakoan zahar egoitzetan zeren lana arazoa ez daukagu bakarrik

arazoak ditugu eta noski konponbide horrek bai edo bai erizainak erizainen figura eta baita beste osasun profesionaletakoa ere juridikoki babestua egon behar da juridikoki eta politikoki

erakundeengatik ezin dugulako egin da orain arte egindako guztia zulora bota eta okerrera joan

joan eta beraz gure taldeak ezin du ontzat eman ezin du ontzat eman arduragabekeria horren

dekretua betetzea dekretu hori onartzea arduragabekeria bat izan delako

inolako osasun profesionalekin kontatu gabe orduan nola onartuko dugu arazoa sortu digun dekretu bat betetzea ez gu ez goaz hori eskatzera eta pentsatzen dugu egin behar dugu eta ezin duguna egin ere erizainak babesik gabe utzi

babesa bilatu behar diogu babesa bilatu behar diogu ba ahalik eta figura juridiko hoberenarekin

hori hasteko eta ondoren bere sakontasunean eta bere

eta erantzun bat eman beharko zaie erizainen aldarrikapenei eta egunerokoan aurkitzen diren lan

eta beharrezkoa ikusten dugu guzti hori argitzea eta arautzea beharrezkoa ikusten dugun bezala

aitortza bideratzea eta beraien lana balorean jartzea eta hori guztia otsailak lauan izan genuen eztabaidan onartua geratu zen eta guretzat inportantea zen hori berreztea baina gu ez gara horrekin bakarrik konformatuko ez gara bakarrik horrekin konformatuko bilatzen dugulako ahalik eta sistema publiko sozial eta sanitario kalitatezkoena demokratikoena eta

gure zuzenketan ekartzen genuen ekarpen berri bat behin erizainak entzunda bai medikuak entzunda

mahai gainean jarri zuten proposamen bat interesgarria izan zitekeela ondo arautzea eta definitzea erizainek

sanitario preskribitu erabili eta baimendu dezaketen eta

eta horretarako normatiba bat egitea izaera

horren ondorioz ahalik eta protokolo praktikoenak

orduan hau zen gaur ekartzen genuen ekarpen berria ikusita otsailak lauan zer aprobatzen zen ikusita gaurkoan oso zaila zegoen adostasun batetara bilatzea alde batetik hor matiz desberdinak zeudelako eta guk ezer ezean ez uzteko

lauan aho batez onartutakoa bertan behera ez geratzeko egin duguna da euzko alderdi abertzalearekin adostu dugu

berreztea onartu genuena otsailak lauan baina guk argi daukagu hurrengo urratsa izan beharko litzatekeela

horretarako lana egingo dugu jaurlaritzak ez baldin badu nahi konpromiso eta ardura hori hartzea orain arte egin ez duen bezala hemen lege bat lege bat

erizainei babes juridiko hori emateko eta beraien egunerokotasun hori babesteko iruditzen zaigu hori beharrezkoa dela eta beharrezkoa dela hori

orduan ezin duguna egin da arazoa sortzen digutenen menpe jarri

egon dekretua derogatzen den bitartean beno goazen medikuekin eta erizainekin

egokiena izan daitekeen figura juridiko baten bidez gauzak ondo zehaztera eta argitzera inor ez uzteko

egin dezan eta hori da gaur hemen planteatu nahiko

gure disposizio guztia agertu nahi dugu eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on berriro lehendakaria sailburua legebiltzarkideok bestalde erizainen aldetik etorri diren ordezkariei medikuen partetik

izanik debate hau jarraitzen ari

ez dakit denbora gehiago pasa den edo ez eztabaidatu genuen gai honi buruz

legez besteko proposamen bat erizainen paperari buruz

vigente tal y como está a día de hoy nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea ongi etorriak erizainen elkargoko ordezkariak baita ere medikuen elkargoetako ordezkariei

lehenengo eta behin gai honen inguruan gure jarrera argi utzi nahi dut duela hilabete eskas ganbara honetan izandako eztabaida esan genuen bezala ez dugu bat egiten seiehun eta berrogeita hamalau barra bi mila hamabost errege dekretuarekin inondik inora ozen eta irmoz eskatzen diogu espainiako gobernuari

hau da indargabetu dezala hainbeste polemika sortu duen errege dekretua

botiken dispentsazioa eman erabili eta baimentzea arautzeko autonomia erkidegoan osasun eskumenak autonomia erkidegoen osasun eskumenak errespetatuz horien artean geurearenak eta elkarrizketa eta elkarlana bultzatuz

adostasuna lortzeko helburuarekin bestalde uste dut jaurlaritzak jarraitu behar duela eskura dituen baliabide politiko zein juridiko guztiak erabiltzen hain zuzen ere eskatzeko espainiako gobernuari bederatziehun eta berrogeita hamalau errege dekretua indargabetzeko

eskatu nahi diogu jaurlaritzari gure autonomia erkidegoan osasun arloko legediak ematen dizkion aukera guztiak erabiltzen jarraitzeko herritarrei kalitatezko osasun arreta bermatzeko beti ere erizainen zein medikuen segurtasuna bermatuz euren jardunean beraz

duela aste batzuk legebiltzar taldeen artean adostutakoa berresten dugu baina esan beharra daukat ez dugula ondo ulertzen zein den mozio honen benetako

eta seguru nago idatzia zuk ere irakurri duzula eta ondo baina hobeto dakizula zuk esandako hori ez dela agertzen inondik inora

testua eta hori ez da horrela inondik inora baina gainera baieztapen horrekin jarraitzen duzu de hecho

jakina errege dekretua bete beharrekoa dela gustatu ala ez gustatu eta berriro diotzut

interpelazio horretan baietz erantzun zizun eta gainera zehaztasunez osoz azaldu zizun

jaurlaritzako txosten juridikoetan oinarrituta irizpide juridiko sendoetan oinarrituta eta ez beraz burutazio soila bezala bestalde esan zizun bezala

dekretuaren aurkako elegitea jartzea gainera kautelazko neurriak eskatuz bertan behera geratu

indargabetzea eskatzeko eta alonso ministroari ere bai sailburuak behin baino gehiagotan adierazi dio bertan behera uzteko beharra

eztabaidatutakoa errepikatzeaz gain interpelazioan argi geratu baitzen

horregatik esaten dizut roncal andrea jaurlaritzak dagozkion lege guztiak betetzen ditu ez daukazula zuk zertan gogoratu bere kabuz egiten baitu bere betebeharra delako hori bai oraindik ere

ez dakigu ondo zer defendatzen duzun ezin da segun nor dagoen aurrean gauza bat esan eta handik egun batzuetara kontrakoa ezin da ordezkari batzuen aurrean gauzak esan

zuk ondo baino hobeto ezagutzen dituzu aurrekariak eta baita nola izan zen errege dekretuaren tramitazioa

izandako negoziaketak espainiako gobernuarekin badakizu akordioa erdietsi zutela

eta handik gutxira ministerioak berak bere kabuz ez zuela bete akordio hori

dagokion batzordean eta dagokion prozedurarekin hain zuzen ere gaur egun errege dekretuak esaten duena eta darpón sailburuak ere

gogorarazi zizuna errege dekretuak ez ditu indargabetu aurreko protokoloak ez ditu bertan behera utzi ezta debekatu ere revise el texto

duen arau multzoa hain zuzen ere errege dekretuak sorrarazi duen egoera tamalgarri honi aurre egiteko no nos gusta el artículo tres punto dos

beraz berriro esaten dut gu ez gatoz bat arau horrekin ez dugu bat egiten osasun ministerioak izandako portaerarekin eta erabili duen prozedurarekin

urte luzeetako erizainen eskariari behingoz ganoraz erantzuteko erizainen jarduna hobeto arautzeko
erizainek garatu beharreko rol berrietan sakondu eta aurrera egiteko amaitzen joan orbegozo jauna bai maneiro jauna aipatu duzu

idatzia eta beraren interpretazio bat egin duzu gustatuko litzaidake modu zintzoan esatea ea irakurri duzun estatuko abokatuaren idatzi hori eta ea

benetan zintzoa den roncalen diskurtsoarekin ba bai oso ondo dago hasierako diskurtsoa oso ondo dago eta esango nuke

baina ulertezina da ekimen honen zioa are gehiago

baita zein den roncal andereak proposatzen duen irtenbidea edo zein soluzio

interpretazio juridikoen arteko norgehiagoka batean bilakatzeko

dagokie horren inguruan erabakia eta bukatzeko horregatik guk hasieran esandakoa

asko orbegozo jauna erantzun txandara pasatuz roncal anderea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal anderea eh bildu taldearen ordezkaria

es contradictorio lo que plantea hau da planteatzen du dekretu bat betetzea non arazoak besterik sortu ez digun dekretu bat inor ez dago ados gainera dekretu hori gure osasun sistemaren eskuduntzen aurka erasotzen du eta gainera gure eskubideak urratzen ditu

ba gu egon behar gara begira eaeko herritarrei eaeko

eta iruditzen zait hemen murgilduta gauden eztabaidak ez garamatzala inora

ez da gure eginbeharra osasun sistema publikoan osakidetzan dauden kolektiboen arteko

gu ez gaude horretarako gu hemen gaude arazoak konpontzeko eta

hartu bi kolektibo eta bi kolektibo horiek izan ditzaketen interesak kontrajarri ez guk bilatu behar ditugu erdibidekoak seguru gu ez gara ados egongo beste batzuk ez dira ados egongo eta inor ez da gustura egongo

arazo bat sortu digula orduan zer egin behar dugu

arazo konpondu eta ardura hartu baina ezin duguna egin da darpón jauna ardura hori erizainen gain utzi ardura gobernuak hartu behar du eta nahi baduzu gu ere ardura hori konpartitzeko

beraiek babesik gabe utzi madrileko intromisio horren aurrean inposizio horren aurrean orduan goazen bitartekoak jartzera goazen bitartekoak adostera

arazo bat dagoela ezinegon bat dagoela eta erizainak kezkatuak daudela bere eguneroko praxiarekin eta honek ez dio bakarrik ukitzen osakidetzari honek ere ukitzen du osakidetzatik kanpoko hainbat arloetan zerbitzu sozialetan

etxez etxeko zerbitzuetan eta beste hainbat arloetan orduan hemen jarraitu genezake osoko bilkura bat eta beste bat eta beste bat gaiaren inguruan eztabaidatzen

gu hemen eztabaidatzen ari garen bitartean osakidetzan zenbat praktika kliniko burutuko dira milaka milaka eta bitartean hor

arazo batekin aurkitzen dira orduan iruditzen zait egin beharko genukeena da soluzio bat

goazen haratago eta goazen bai batzuk

jarri dituzten neurri horiekin normatiba bat egitera izan daiteke lege bat

hobeto eta goazen hor gure eskubideak eta gure eskuduntzak defendatzera zeren auskalo madrilen zer gertatuko da auskalo madrilen zer gertatuko den eta bitartean ezin gara zain egon zeren arazoa daukagunak

ahalik eta azkarren horri konponbide bat bilatu beharko diogula eta guk lehenengo txandan esan dudan bezala eskua luzatuta daukagu momentu honetan urrats bat gehiago ematera onartu behar daitekeen edo onartu beharko litzatekeen izaera

ematera osasun profesionalei eta hor iruditzen zait

hainbat neurri mahai gainean jarri ziren eta horiekin izan dezakegu onartzeko gauza baliagarri bat benetan gure arazoari aurre egingo diona

bestela jarraituko dugula debate honetan eta ez digula inora eramango besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera

eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna

eskerrik asko presidente andrea roncal andrea berriro esaten dizut ematen du zuk esandakoak entzun eta gero zuretzako egoera zenbat eta okerrago egon hobeto dela zure diskurtsoa ez da konfusoa

esan dizut interpelazioa eta mozioan eskatzen duzuna horren helburua dela iluna osa zaila ulertzeko ubera andreak ere azaldu dizu zergatik oso zaila da ulertzeko

gai honen inguruan horrela tematzeak eta gehien bat osasun sailburuarenganako agertutako fijazio horrek benetan atentzioa ematen du

gustatu edo ez gustatu tokatzen zaion bezala legea betetzen ari da

ez duzu pentsatzen milaka salaketa egongo zirela ikusita zenbat akto sanitario egiten diren egunero osakidetzako zentroetan zenbat daude ezagutzen dugu baten bat

nahiz eta gaurkoa bezalako ekimenak ikusita zaila jartzen diguzun beraz erdibidekoaren alde egingo dugu eta espero dugu beste taldeek ere babestea benetan harrigarria izango balitzateke otsailean duela aste gutxi batzuk

adostasunarekin onartutakoaren kontra gaur kontra egitea

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu roncal azanza andrearen mozioaren jatorrizko testua

ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dugu bozkatu dezakegu

hogeita sei ez ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

euskal autonomia erkidegoko administrazio orokorrean berdintasun plana egin gabe egoteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin den taldearen txanda sánchez anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eguerdi on guztioi gaur berriz ere eztabaidatuko dugu euskal autonomia erkidegoko

proposamen oso garrantzitsua guretzat partekatzen dugun proposamena da hau eta oso egokia dela uste dugu ez naiz errepikatuko baina bai gai honi dagokionez puntu zehatz batzuk

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

buelta emateko gezurrak esan dituzu eta zuk badakizu

kasualitatea izan da uste dut ezetz akordioak aho batez hartu dira prozesu guztian zehar aho batez

bilerak edukiak aho batez hartu dira akordioak eta

ere onartu ditu talde sozialistak administrazio orokorreko berdintasun planaren diagnostikoa

orain dela oso gutxi martxoaren lauan hain zuzen ere

eta zehatzak eman zituen gai honi buruz baina emendakina aurkeztu da jakin badakigu berdintasun planaren diagnostikoa erritmo onean joan dela

baina hala ere datozen asteetan horrelako emendakin zentzugabeak jasoko dira eta

denbora galtzera bai denbora galtzera ni ez naiz izango gai honi garrantzia kenduko diodana guztiz kontrakoa baina beharrezkoa ez dena ez da eta lekuz eta denboraz kanpo dagoena lekuz eta denboraz kanpo dago uste dut administrazio orokorra adibidea eredua izan behar dela eta dela baita berdintasunean ere

emakumeen eta gizonezkoen artean berdintasuna lortuta dagoela eta beste zati batek ez dio inongo garrantzirik ematen tamalez baita ere eskerrak askok

egiten jarraituko dugula eta jarraitzea nahi dugula bidea luzea da eta

eta ordezkari politiko bezala nire esku dagoen guztia egingo dut berdintasunaren alde lanean jarraitzeko berdintasuna lortzeko lehenago bada beranduago baino hobeto baina gai honekin

eta behar duen garrantzia eta lekua ematen diogunok badakigu denbora behar dela

dagoela askoz ere bizkorrago joan beharko ginateke helburua lortzeko esfortzu gutxiago erabili beharko genituzke baina errealitatea dena da

eman diren oraindik ez dira nahikoak bide hau askotan frustrantea da administrazio orokorrak berdintasuna eta

arlo guztiek sentsibilitate eta inplikazio berdina izan behar dute inplikazio maila altua izan behar dute emaitzak

baina gai honetan aurrera egitea nahi badugu benetan eraginkorrak izatea nahi badugu esfortzua beharrezkoa da eta berdintasuna argi eduki lanean administrazio orokorra eta hemen gauden guztiok eredua garelako gizartearen eredua eta islada como he dicho la administración general

onartuta dago bertan bilerak ekintzak eta betebeharrak zehaztuta daude

negoziazioak burutuko dira diagnostikoaren fase hau luzatu egin bada beharrezkoa izan delako da eta prozesu honetan parte hartzen daudenek

lana egin da eta egiten ari da oinarri bikaina dugu eskuartean

osotu bat prestatzeko epeak beteko dira beraz gaur eztabaidatzen ari garen

hala ere berriro esaten dut epeak beteko direla eta batez ere emaitza onak daudela ditugula lanean jarraitzeko

gutxiago eduki lanerako epeak beteko direla eskerrik asko eskerrik asko
juez anderea erantzunen txandara pasatuz sánchez anderea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez anderea mistoak ez du hitzik hartu behar

eh bildu taldearen ordezkariak ere ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

eskerrik asko eskerrik asko juez anderea eztabaida

martín andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau bai aho batez onartu da jatorrizko testua momentu honetan